egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eta doluminak eman familiari eta bilboko udal eta herriari iñaki azkuna

eta minutu bateko isilunea proposatzen dizuet

lehendakariari egina euskal garapen ereduari buruz
gorospe anderea zure da hitza eskerrik asko

egun on lehendakari sailburuok egun on guztioi giza garapen jasangarria la salud de las personas

dena herritarren osasuna zaintzeko dena herriaren alde goian bego alkate jauna agur eta egun handira arte orain bizi dugun krisi egoera larriaren aurrean

eraberritu behar dugu ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko oraintxu eztabaidatu izan dugu euskadiko lehendakariak

goi bilera ekonomikoan parte hartu behar zuen edo ez ganbararen gehiengoak baietz esan zuen bertan

eredu berri bat bultzatu behar zela adierazi zenuen eta eredu horren oinarriak izan behar zirela pertsonak eta gizarte kohesioa

baina oraindik hazkunde moderatua eta enplegua sortzeko zailtasunak dakartzate albisteok halaber ikusten ari garenez

arazoak dauzka oreka finantzarioa lortzeko guzti honegatik lehendakari ekonomiaren aurrikuspenak ikusita bai epe motzean eta bai ertainean

global forumean defendatu zenuen eredu ekonomikoarekin eskerrik asko eskerrik asko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi

baimenaz bidezkoa dela uste dut esatea iñaki azkuna lehendakaritzako idazkari nagusia

osasun sailburua bilboko alkatea agur eta ohore pertsona arduradun publiko eta politikoa

eredua izan da eta bere bidetik jarraituko dugu beti izan du pertsona helburu euskadi ereduaren isla eta aitzindaria izanda ez adiorik

gorospe andrea lehenengo egunetik argitasun osoz adierazi dudan ideia bat berretsiz

bi mila hamairu eta bi mila hamalau urteak gogorrak eta zailak izango dira errealitate horren jakitun gara eta horren arabera jarduten dugu

aurrekontuaren norabide soziala nabarmendu dugu eta ekonomia suspertzeko neurri garrantzitsuak erabaki ditugu

y de cohesión social eredu horrekin konprometituta jarraitzen dugu pertsonekiko arreta lehenesten garrantzitsua iruditzen zait

kostu kolektibo bat dakarrela osasuna hezkuntza eta babes sozialeko funtsezko zerbitzuak bermatzea erabaki dugu zerbitzu horiek

etorkizun ekonomiko berri bat eraiki behar dugu gaur aditzera eman ahal dut jaurlaritzak datozen asteetan hiru erabaki onartuko dituela

gai zerrendako bigarren puntua galdera xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kutxabanken pribatizazioari buruz isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok presidente andrea

sailburuak jeltzaleei gisa legez gure dolumina adierazita

araban bizkaian eta gipuzkoan kutxabank da herritar askoren erreferentziazko finantza erakundea eta beraz familia askoren ekonomia egituraren zutabe nagusia arabako bizkaiko eta gipuzkoako kutxak elkartzeko prozesuari bidea emateko bi mila hamaikagarrena

akordio bat sinatu zen donostian integrazio kontratu horretan besteak beste zehaztu zen irizpidea gizarte ekintzaren proportzioa urteko emaitzen ehuneko hogeita hamara lotzeko eta pribatizazioari muga jartzeko integrazio kontratuari beste aldetik arabako bizkaiko eta gipuzkoako kutxetako asanbladetan onartu izan zuten

akordio hori urratu dela edo urratzear dagoela eta kapital pribatuari sarbidea emango zaiola hori horrela

dugu lehendakari jauna bi mila hamaikako akordioa urratzea babesten ote duzun eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

isasi jauna hasteko eta behin eta gauzak argitze aldera kutxabanken jabegoa aurrezki kutxena da

hartuko dituzte beraz hiru kutxa horietan ordezkatuta dauden erakunde sortzaileek langileek eta bezeroek hartuko dituzte erabakiak jaurlaritza ez da hiru kutxen biltzar orokorretako partaidea jaurlaritzak badu iritzi bat bi hitzetan

bat gaur arte kutxabankek eta hori da galdetzen didazuna edo galderan planteatu egiten duzuna

gaur arte bete egin ditu ondo bete ditu gainera hartutako erabakiek ziurtatu dituzte proiektuaren zutabeak hau da zuk esan bezala kutxen

bermatu baita errotzeari eutsi eta gizarte ekintzako helburuak bete ere jaurlaritzari edo bi nik esango nuke kasu honetan ere

organo irizpideen edo irizpideak jarraituz eta jaurlaritzari planteatzen diguzuna finantza erakunde horren jarraipena egitea dagokio nik

egin egingo dugu eta sinesgarritasuna osoko kudeaketa izan da orain artekoa gardena eta egokia urteetako konfidantza horri konfidantza eskaintzen diogu

lehendakari jauna zure hitzak aintzat hartzen ditugula arabako bizkaiko eta gipuzkoako ongizatearen eredua hala ere kinkan dago alde batetik krisiak finantza krisiak hasieran eta krisi ekonomiko latzak ondoren larriki murriztu ditu gastu sozialerako gaitasuna baina are larriagoa dena

galera gertatzen ari da garai batean pentsatzen bagenuen aurrezki kutxen bat egiteak ekarriko zigula finantza zerbitzu indartsuagoa eta gizarte ekintzarako baliabide gehiago

oraingo bat egiteak oso bestelako errealitatea erakusten digu aurrezki kutxak galtzen ari gara gizarte ekintzak galtzen ari gara eta trukean

berria besterik ez zaigu eskaintzen aurrezki kutxak zeinek bere sorlekutik eta merkatu lurraldean ibilbide zabaleko eiteak dira sustrai

kutxen markak eta jarduerak balio handikoak dira herritarren ondasunen gordailu gisa zein ikuspegi komertzialetik ere kutxak beren beregiko

herri onura eta gizarte ekintza xede daukatenak horregatik merkatu egoerara egokitu beharra badago ere edozein enpresa kontzentrazio prozesuak aintzat hartu behar ditu aurrezki kutxen izaera hori

idatzia zen orduan izan genuen eztabaida bera daukagu zer lehenetsi behar dugu ohiko banku komertzialen kaudimen maila eta funtsen nahikotasuna ala herritarren aurrezkien kudeaketa zintzoa eta gardena

hori da gure ustez oraingo gakoa lehendakariari eskatzen diogu aurrezki kutxen ondarea finantza zerbitzuen eredua eta herritarren ondasunean gordailua defenda dezala legebiltzarrean eta jendartean eztabaida

gure finantza ereduaren inguruko eztabaida zabalduko dugu bien bitartean arabako bizkaiko eta gipuzkoako aurrezki kutxen eredua eta ondarea eta kutxabanken gaineko kontrol publikoa eta sozial apurra defendatuko dugu

urtean egin izan genuen moduan eskerrik asko eskerrik asko

isasi jauna gazteleraz esango dizut

jaurlaritzak bere betebeharrak betetzen jarraitu behar du eta hala dagokigu erabaki eta kudeaketaren kontrola egiten jarraitu egin behar dugu eta hori egingo dugu hori bai

zure esku dago hiru kutxen biltzar orokorretan nahi dituzun planteamenduak aurkeztea eta defendatzea hori bai bermatu egin beharko duzu etorkizunean hartuko diren erabakiak iraganean hartutako baino hobeak izango direla jaurlaritzari egindako ibilbideak sinesgarritasuna osoa eskaintzen dio eta guk behintzat sinesgarritasuna erakutsi digunari konfidantza eskaintzen diogu

eskerrik asko lehendakari jauna jarraitu aurretik puntu aldaketa batzuk egon dira eta abisatuko dizuet hogeigarrena hogeitabat eta hogeitahiru puntuak

eta hogeitabi beste baterako utzi da gai zerrendako hirugarren

txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak forum europan egindako adierazpenei buruz prieto jauna
zurea da hitza presidenta señorías lehendakari

eskerrik asko prieto jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea prieto jauna

doluminak eta elkartasuna adierazpena euskaraz ustea ez da jakitea esaten da

los hechos que yo destaco beraz akordioetaz ari naiz jardun politikoa eta konpromiso politikoa biltzeko lana

zailena lortu egin dugu maila handi batean adostea alegia orain esatea baino ez dizut proposatu nahi gizarteak hori jakitea nahiko nuke gizarteak

jakitea nahiko nuke nire ustea da guztiz beharrezkoa zaigula eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna prieto jauna zurea da hitza

hechos para consensuar y avanzar con una visión de país beraz aukera paregabea daukagu prieto jauna aipatzen ditugun baloreak ekintzetara pasatzeko eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina enpresak sortzeko

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

uste dut lehendakariaren izenean eta gure taldearen izenean eskerrak eman zure doluminengatik señor damborenea

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ustelkeriaren aurkako borrokari buruz maneiro jauna zurea da hitza

erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina
euskadiko pentsioen eroste ahalmenari eusteari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

euskadiko pentsioen bermea hamar puntu handiagoa da espainiaren aldean ez etorkizunera alde egin llanos andrea orainean lurreratu zaitez mesedez eta lagun ezazu espainiako gobernuak estatutuak betetzea onar dezan euskal gizarteak badaki pentsioak hemen kudeatzen baditugu

berme gehiago duela lagun ezazu beraz gaur etorkizunarekin nahasten ibili beharrean eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

euskal gizarteak badaki euskal pentsioen bermerik hoberena dela kudeaketa ekonomiko hori hemen berton egitea ahalik eta azkarren hainbeste defendatzen omen duzun lege hori bete ezazu hori izango baita etorkizuneko pentsio hori

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
argitu gabe dauden etaren atentatuak argitzeko eusko jaurlaritzak burutu asmo dituen

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

beraz eusko jaurlaritzak talde terroristak egindako eta argitu gabeko atentatuen egoera aztertuko du hiru helburu

lehenengo ezagutzea zenbat kasu ez diren tratatu behar bezala bigarrena egiaztatzea zein prozesu jarraitu diren eta hirugarrena argitzea

une honetan eusko jaurlaritzaren helburua da jarduteko jakitea baloratu nahi dugu gure eskumenen alorrean zer neurria hartu ahal dugun egia
justizia eta erreparazio eskubideen alde egiteko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

solos eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

jarduerak eskatu ahal izateko beharrezkoa da baita ere

eta txosten honen erreferentzia nazio batuen batzar nagusiak bi mila bosteko abenduaren hamaseian onartutako dokumentua izango da

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
anoetako futbol zelaia handitzeko diru laguntzari buruz maneiro jauna zurea da hitza

escuchamos por lo tanto los argumentos eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

legebitzarkideok egun on maneiro jauna otsailaren hogeita lauean idatziz egin zenuen galderari erantzuna emanez

egin esan zuen lehendakariak hori guztiz egia da baina horrek ez du esan nahi gobernu honek proiektuari laguntza eman behar zaion edo ez zorrotz aztertu ez duenik egia esan ez dugu ikusi birmoldatze honek ekar ditzakeen fluxu eta onura ekonomikoak zorrotz aztertzeko premiarik

klubak berak izan ditugun elkarrizketa ugarietan jakinarazi dituenak oso adierazgarriak direlako hau da

bai foru arkei egiten dizkien zergen terminoetan bai barne produktu gordinari laguntzeko eta aberastasuna sortzeko egiten duen ekarpenaren terminoetan

gipuzkoako lurralde historikoan masa sozial handiagoa duen klubari zerbitzu egokia eskaintzea erabiltzen ez diren pista batzuk kentzea eta ondoko estadio txikia

gipuzkoan kokatuta dauden euskal federazioen premiei erantzuna emateko eta azkenik

emakumezkoen taldearentzat eskerrik asko uriarte andrea maneiro jauna zurea da hitza

señora consejera eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

bakarrik ikusten duzula zati bat zergatik azkenean gure helburua ez da bakarrik lehen aipatu ditudan

sustatu behar dugu bestela sarrerak ez dira egongo eta lehen aipatu dizudan or zeuden kantitate batzuk irpf eta ivatik jasotzen dena eta hori azken finean

babesa emango diogu azken finean ikusten dugulako premia batzuei erantzuna ematen diogula

noski guk ez dugu beste txosten bat egin baina baieztatu ditugu noski eskerrik asko uriarte

txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritzako bozeramailearen adierazpenei buruz prieto jauna
zurea da hitza presidenta lehendakari

nombrado por usted eskerrik asko prieto jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eusko jaurlaritzaren bozeramaileak erkoreka jaunak nire onarpena

eskerrik asko lehendakari jauna prieto jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamargarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina herri kontuen euskal epaitegiaren despolitizazioari buruz

ganbara honetatik jaiotako erakunde garrantzitsua da oraintxe hogeita sei urte bete ditu ganbara honek arautzen du bere

arakatze lanen edukiak ekonomi kontu finantza aurrekontu gure sektore publiko

arakatze lanak egiten dituen erakunde oso garrantzitsua da ganbara honek orain dela hogeita sei urte indarrean ipini zuen eta gauza garrantzitsuena herri kontuen epaitegia ganbara honen legebiltzarraren menpe zuzenean dago

eta bigarrena bere arakatze lan guztiak

eta subiranotasun osoa dauka herri kontuen epaitegiari buruz ganbara honek bere menpe dago

bere ordezkaritzapean egiten ditu lan guztiak eta herri kontuen epaitegiari buruz ganbarak uzten badu

ahalmen guztiak eta subiranotasun guztia dauka jaurlaritzak errespetatuko du herri kontuen epaitegiari buruz ganbarak legez orain ipinita dagoen moduan eta baita

arautzen duena hori da jaurlaritzaren papera instituzioen banaketaren errespetua eta instituzio bakoitzaren funtzioen edukia errespetatu ganbara da herri kontu

eskerrik asko eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna maneiro jauna zurea da hitza

gatzagaetxebaria jauna zurea da hitza ares jauna mesedez mesedez

mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

maneiro jauna esan dizudan moduan lehenengoko hitzaldian ganbara hau da herri kontuen epaitegiaren ahalmen guztia daukana

baina kezkatzen nau zuk aipatu duzun gogoeta hori hau da herri kontuen epaitegian politizazioa hau da baina ganbara hau hau da legebiltzarra da

eta hori da zilegitasunez gure herri ordezkaritzan dauden ikuspegi puntu politikoren irudikapena

erakunde horretan edo eitbko administrazio kontseiluan edo gure ordezkariak hautatzen ditugunean senadore moduan senatuan

ganbarak arautzen ditu erakunde instituzional batzuk eta kasu honetan hau bere menpe dago y le quiero decir

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina garoñako zentrala irekita

maneiro jauna zuk zure hitza edukiko duzu entzun dut bale ez

maneiro bai hori da nire lana eta

maneiro jauna ez daukazu hitzik bai ez daukazu hitzik

uste dut nahiko argi daukagula hemen zein den ganbara honen iritzia edo ganbara honen gehiengoaren

era berean uste dut nahiko argi dagoela zein den euskal gizartearen iritzia garoñaren inguruan eta uste dut inork ez duela zalantzan jartzen garoña itxita egon behar dela

esaten baizik eta eusko jaurlaritzaren ikerketa soziologikoen gabineteak

bertan esaten zen euskal gizartearen ehuneko hirurogeita bia pentsatzen zuela garoña itxita

eta legealdi honetan birritan itxiera hori eskatu dugunean legebiltzar honetan eta pentsatzen genuenean bi mila hamabiko abenduan

enpresa baten interes pribatuak herritarren interes orokorraren gainetik jarri dituela eta errege dekretu bat atera du behin betikoa zena behin behinekoa bihurtuz ezinezkoa zait mesedez hemen berbetan baldin badaude ezinezkoa zait

beraz nire galdera hurrengoa da jakinik zein den

euskal herriko gehiengo politikoaren iritzia garoñaren inguruan zein da euskal gizartearen iritzia garoñaren inguruan ez duzu

enpresak erabakitzen badute orain pilota euren teilatuan dagoelako errege dekretu horren bitartez estatuak

gure herriaren atean zabalik uztea enpresa horiekin gure harremanak berraztertu beharko ditugula besterik ez

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

kasu askotan eta hemendik ere zuzenean esan izan dut gobernuaren izenean garoñako santa maría zentral nuklearra behin betiko

bizi luzea izan duelako garoñak berrogeita hiru urte izan ditu hain zuzen espainiako parke nuklearreko zaharrena da eta haren bizitza bukatuta dagoelako

nabarmendu nahi dut hasieratik jaurlaritzak hartzen duen esparruan eta foru guztietan gure postura hau argi utzi dugula ez dago zalantzarik horretan eta zentzu horretan gure eskumenen eremuaren esparru zorrotzarren barruan betiere horren alde egingo dugula eta egin behar guztiak jarriko ditugula martxan hala ere kontutan izan behar dugu

ez duela utzi behar zentrala ixteak kontuan hartu behar ditugula eskualdearen suspertze ekonomikoa bultzatu beharra noski eta baita zentrala ixteak zer eragin izango lituzkeen ere eta horri aurre egin behar dugula hori ere

txarli prieto jaunari hain zuzen ere erantzuten nion orain dela

zentral honen jarduerarekin jarraitzeko eskakizuna zela eta interpelazio bat egin zion lehendakariari eta erantzuten nion legebiltzar honen aurrean

representando en estas solicitudes beraz gure postura argi dago eta hori defendatuko dugu legebiltzar honek esan digun bezala eskerrik asko

baina nik ez dut zalantzan jartzen zein den kasu honetan eusko jaurlaritzaren jarrera garoñarekiko energia nuklearraren inguruan beste zalantza batzuk ditut baina kasu honetan

zein den eusko jaurlaritzaren jarrera eta itxiera da zuen jarrera ere

zihoan badakigu errege dekretu berri horrek zer esaten duen eta

enpresei iberdrola eta endesari zentral nuklear hori berriro zabaltzeko

interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina garraio sanitarioaren esparrua erregularizatu eta duintzeko osasun saiak hartu beharreko neurriei buruz ubera andrea

guztioi gaurkoan darpón jauna jakin nahi dugu osasun sailak

emango dituen zure ardurapean osasun sailaren ardurapean dagoen garraio sanitarioa

guztiok ezagutzen dugu anbulantzien esparru bezala esparru hori erregularizatu eta duintzeko darpón jauna zer

eta ezin zara geratu begirale lanetan ezin duzu beste

zuzentzen duzun sailaren ardura da garraio sanitarioan ere kalitatezko zerbitzua

guztioi eta kalitatezko zerbitzua eskaintzeko ezinbestekoa da langileen

bermatzea hori kalitatearen barruan doa besterik ez hori da eskatzen duguna

langileen duintasuna bermatzea besterik ez badirudi gobernuak

ahaztu egiten duela gobernuari dagokion ardura eta funtzioa eta ardura eta funtzio hori kontrola eta jarraipena da eta kasu horietan zer egiten du gobernuak legea hartzen du

eta enpresak langileen kontura etekin handiagoak ateratzeko edo batek daki

gobernuak zer egiten du iskin batean geratzen da begirale lanak egiten baina ez beti

eta gobernuak ere salbuespen horiekin erakusten du badakiela erantzukizunez jokatzen eta horren adibide ditugu hezkuntza alorrean eskola garraioarekin izan duen jarrera aktiboa eta egokia

erreformaren lan baldintza bortitzenak gaindituz ultraaktibitatea mantenduz derrigorrezko arbitrajerik ez

beste adibide batzuk ere baditugu nahiz eta oraindik akordio batetara

nahiz eta bi kasuetan gobernua beti atzetik aritu izan da

hasi da mugitzen gobernua herritarrak presioa egiten dutenean edo egin dutenean hombre hobe da berandu inoiz baino ez baina zergatik ez gobernuak ez du aurretik ekimena hartzen gipuzkoan

ekimena hartu du eta ikusi dugu epaitegiek adegiren aurrean arrazoia eman diotela aldundiari

izan genituen abenduaren hogeita seian garraio sanitarioko ordezkari sindikal desberdinak eta beraien agerraldian eman zizkiguten azalpenekin gure taldean behinik behin berretsi egin zuen egoerari buruz egiten zuen diagnostikoaren inguruan gaurkoan ez naiz zentratuko

ereduan baina berretsi egin ziguten fragmentazio ikaragarria dagoela sareen artean eta baita sare

sare desberdinak ditugula larrialdietakoak kontzertatuak

egiten direla bitarteko materialetan gabezia handiak daudela ordezkari sindikalei jazarpena egiten zaiela eta kaleratzeak daudela

gehitzea prekarizazioa eta bitartean gobernuak zer egiten du nora begira dago osasun saila

kontua edo azken urteko kontua aspalditik gutxienez bi mila bederatzitik datorren egoera kezkagarria da nahiz eta

egoera esan beharra dago kaskartu egin dela esleipenetan alde batetik gobernuak ezarritako aurrekontu ekonomikoaren ondorioz eginiko

lehiaketa horretan eginiko eskaintza ekonomikoan prezioan gehiegizko jaitsiera bitarteko

eta zer erabakitzen dute erabakitzen dute langileen kontura

eta pairatzen dutenak azkenean langileak dira langileen soldatak langileen baldintzak eta guri hori

dela iruditzen zaigu eta pentsatzen dugu guzti horren aurrean garraio sanitarioan orden pixka bat jarri behar dela

inpunitatearekin amaitzeko pertsonak erdigunean jartzeko bai gaixoak bai langileak eta baita herritarrak

ze arautzen baldin badugu erregularizatzen baldin badugu guztiok irabazten irtengo dugu

guztiok baina horretarako osasun sailak ekimena hartu beharko luke eh bilduren ustez ekimena sektorea duintzeko

egikaritzeko ez banago oker bi mila bederatzian

sektore bertatik saiakera bat egin zen sektorea erregularizatu eta duintasuna

saiakera garrantzitsu bat hitzarmen autonomikoa bideratzeko baina gaur egun bizkaian eta araban gehiengoa duen enpresa buruak boikoteatu egin zuen boikoteatu egin zuen eta ez zen posible izan

azkarrago aritu ziren eta hitzarmen probintziala sinatu zuten gipuzkoan hortik gipuzkoan momentu honetan egoera lasaiagoa dela eta bake soziala dugula momentuz ez dakigu noraino edo noiz arte

iraungo duen izan ere azken esleipenarekin beste enpresa bat sartu da indarrarekin gainera

hitzarmena luzapen egoeran aurkitzen da beraz guzti hau ikusita egoera guzti hau ikusita ez al da

hartu arduraz jokatu eta urratsak emateko zein urrats emango ditu osasun sailak

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

osasun garraioa kanpo zerbitzu bat izan dela osakidetzan hau da azken

egin zerbitzu honen kontratazioan inportantea iruditzen zait gai hau argi geratu dadin aurrera jarraitu baino lehen

ikus dezazun ez garela gezurretan ari gure betebeharrak betetzen

dagoena egiten ari gara baina egia da ere zuek dakizuen bezala enpresa pribatu batzuen eta bere langileen arteko arazo bat dela eta guk ezer gutxi egin dezakegu egoera honen

beitu darpón jauna kalitatea ez dago bermatua gure burua engainatu dezakegu baina engainu horrek zenbat irauten du

langileen lan baldintzak bermatzen ez diren bitartean kalitatea

eta gaur ere gauza bera egin duzu legea aitzaki hartu duzu hau da harreman laboralak enpresarien eta langileen arteko harremanak direla

zuen ardura da zerbitzu hori osasun sailaren ardura da eta hor zerbait egin beharko duzue

daukagula hemen asuntoa ez da arrazoia daukagun aitortzea ez dugu hori bilatzen gu nahi duguna da arazoa konpontzea irtenbidea ematea esan duzu harremanetan jarri zarela badakit bilera batzuk egon direla baina bilera horietan ez da elkarrizketa sustatu eta hori da egin behar dena

egiten ari baldin bazarete suposatzen dut kontrol eta jarraipen lan horretatik detektatuko duzuela arazo bat dagoela

arazo horren aurrean osasun saila patronala delako kasu honetan eta kanporatzen dituen zerbitzuen kasu guztietan den bezala zeren zerbitzua osasun sailarena da eta patronala gobernua da osasun saila da

elkarrizketa bideratzea elkarrizketa eta kasu honetan zer egin beharko litzateke duintasun hori

saiatu hitzarmen autonomiko bat bideratzeko elkarrizketa bideratzea eta hor bitartekari lanak egin ekimena hartu aktibatu

txalotzen dugu gauzak ondo egiten direnean aitortu beharra dago eta horrela da hezkuntzan egin da zergatik hemen ez zergatik hemen ez eta hori da gaur eskatu nahi dizuguna zure erantzukizuna ardura

besterik ez benetan sinesten baduzue pertsonak helburu direla pertsonak erdigunean daudela oraintxe daukazue aukera zeren batzorde askotan ahoz entzun dugu ahoz entzun dugu eta gure galderei erantzunez

lan erreformaren aplikazioarekin ahalegin guztiak egingo zenutela zuen zerbitzuetan lan erreforma ez aplikatzeko ba orain daukazue momentua orain daukazue momentua lan erreforma

aplikatzen ari da uztailetik enpresa batzuetan oraintxe hitzetatik ekintzetara pasatzeko

aukera paregabea eta gaurkoan adjudikazioetan eta ikuskaritzen

batzordean sakondu dugu eta hor ere gauza asko genituzke

ikuskaritzetan detektatu diren gabezia horiek konpondu gabe daudela txostenetan dago eta horretaz hitz egin genuen batzordean

hitz egiten eta oso ondo hori da zuen lana besterik ez hemen bakoitzari berea

kalitatea ez da bermatzen oraindik gauza asko daude baita teknikoki ere langileen lan baldintzetan sartu gabe garraio sanitarioan gauzak hobetzeko eta noski zerbitzu hau lehendik zegoela kanporatua beroren kudeaketa kanporatua bai baina

zerbitzuaren kalitatean ez du laguntzen eta orain daukagu aukera eta

oraintxe hartu ekimena eta sustatu hitzarmen autonomiko bat guztiok eskertuko dugu baina mesedez egin ezazue berandu baino lehen ezbehar bat gertatu aurretik mesedez

goazen ekimena hartzera eta inplikatzera garraio sanitarioaren antolaketa ahalik eta eraginkorrena izateko eta guztiok irabazten
pertsonak helburu eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

poniendo las bases para evitarla entzun ahal izan duzunez nire lehenengo interbentzioan euskadin osasun zerbitzuaren egoera zein den esplikatu

oraingoan zeintzuk izango diren gure

hamahirugarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako

blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzaren bi mila hamaikako

zutenen egoerari buruz roncal andrea zurea da hitza muchas gracias señora presidenta egun on legebiltzarkideok lehendakari jauna

en la propia comparecencia nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

gure asmoak berdinak dira ez dira aldatu bidezko soluzioak

beharko luke eta ez dugu inolaz ere

arteko gatazka eragin lezakeen erabakirik hartuko

que mañana eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina bankuen gehiegizko klausulei buruzko legebiltzar agindua betetzearen gainean sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua andrea darpón jauna zurea da hitza

de nombre ahora le comunicaré eskerrik asko presidente andrea legabiltzarkideok egun on berriro

ari den oraindik ez du amaitu ikuskatzeko plan

eskerrik asko sarasua andra erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

sarasua andrea legebiltzarrak agindutakoa betetzeko bidean dago kontsumobide amaitu hala

eragiten dizkizun zalantza guztiei erantzungo diegu
eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak